egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza

iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina herritarren segurtasunari buruz iturrate jauna
zurea da hitza egun on presidente andrea segurtasun sailburua

han servido para algo las medidas adoptadas eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiaburu andrea lehendakari sailburuok

bigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

kirurgia zerbitzuan arratsaldeko txanda abian jartzeari buruzko legez besteko proposamenaren ondorioz
legebiltzarrak onartutako ebazpenaren gainean ubera anderea zurea da hitza eskerrik asko

dakizuen bezala gure taldeak maiatzean proposamen bat egin zuen

kirurgia zerbitzuetan gutxi batzuen mesedetan itxarote zerrendak handitzen eta diru publikoa

bukaera emateko horretarako arratsaldeko txandak sartzea proposatzen genuen

baina gobernuak ez zuen inolako borondaterik izan praktika oker horri amaiera emateko horren ordez nahiago izan zuen azterketa bat egitea

baizik eta aztertzeko itxarote zerrendak gutxitzeko dauden aukerak

gobernua sostengatzen duen taldeak eta gobernuak nahiago

legebiltzarrak azterketa bat egitea azarorako azterketa hori osasun batzordera ekartzea eta horren ondorioak bi mila hamalauko aurrekontuetan jasotzea gaur da eguna azterketa hori osasun batzordeak

ez da ekarri azterketa hori eta bi mila hamalauko aurrekontuetan ez dago inolako
jasota horregatik jakin nahi duguna da darpón jauna zergatik azterketa hori ez duzuen egin eskerrik asko eskerrik asko ubera

eskerrik asko presidente anderea lehendakari jauna legebiltzarkideok

partidak ez direla handitu argi eta garbi esan ahal dut

andrea zurea da hitza ondorio bakarra azterketarik ez eta ondorioz bi mila hamalauko aurrekontuetan ez ditugula neurri zehatzak
momentu honetan osakidetza indarrean dauden praktika okerrak ezabatzeko praktika okerrak ezabatu esaterako autokontzertazioa eta gisa horretako

eta horren adibide garbiak dira bi mila hamalauko aurrekontuak ez dago neurri zehatzik plantila areagotzeko eta itxarote zerrendak murrizteko inolako neurririk eta ez plangintzarik beraz

berriro ere beste urtebete galduta berriro ere neurri eraginkorrik gabe

horretan ari zaretela bai baina behar ditugu neurri zehatzak eta gaur aprobetxatu nahi dugu benetan zuen helburua osakidetza osasun sistema publiko kalitatezkoa unibertsala eta ekitatiboa baldin bada mesedez has zaiteztela neurri zehatzak mahai gainean jartzen praktikan jartzen itxarote zerrendak gutxitzeko autokontzertazioei amaiera emateko eta gisa horretako praktika guztiei bukaera emateko azkenean

irabazteko eta ez orain arte bezala beti herritarrak galtzaile izateko hori da pertsonak helburu izatea eta ez beste

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eroskiren eta fagorren mendeko finantza ekarpenak finantza erakunde merkaturatzaileek

eskerrik asko sarasua andrea jaurlaritzaren ordezkariak erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

diskrezioa eta zuhurtzia eskatu du arduran politiko garen aldetik arduraz jokatzeko eskatu zigun herritarrei zor diegun moduan berean denbora tarte bat eskatu zuen bitartekatzaren ondorioak batzordearen aurrean

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna sarasua andrea zurea da hitza

era berean esan nahi dizuet komunikabideetan zabaldu diren informazioak ez direla informazio ofizialak ez dugu areagotu behar jada dagoen kezka erantzukizunez jokatu beharra dugu

gai zerrendako laugarren puntua galdera arantza quiroga cia euskal talde popularreko

se traduzca en hechos reales gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko jaurlaritzaren izenean lehendakariak dauka hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi

inbertsioak eta kontsumoa gora egingo dute atzeralditik aterako egingo gara eta hazten hasiko gara hori dena konfiantzari esker

konfiantza denon artean eguneroko lankidetzarako eta egindako borondatea eta eskaintza eginez azpimarratu egiten dudalarik
egunero landutako konfiantzari esker lortuko dugu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kartzelatik ateratako etako kideak publikoki omentzea eragozteko eusko jaurlaritzak hartu behar dituen neurriei buruz maneiro jauna

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeako legebiltzarkideak

pertsonak ikasgeletara joateari buruz maneiro jauna zurea da hitza

que se busca gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

lau proiektu deskribatzen ditu horietako bat da adia adian hezkuntza eredua honen helburua da giza duintasunari bizikidetzari eta enpatiari buruzko ikaskuntzak

ekimen honen aurrekariak bi mila bostean jarri ziren legebiltzar honetan bertan maneiro jauna handik sortu zen bi mila zortziko biktimen legea eta urte hartan bertan lehenengo hezkuntza programak eta hitz egiten duenak zerbait daki horretaz ere ondoren

bi mila hamar hogei de abril bi mila hamar currículum de educación básica

hezteari buruzkoa ere bada izan ere hori europako orientabide estrategiko bat da hezkuntza prozesuetan sartu nahi diren ekimen guztietan kontuan izan behar da hezkuntza eredu horren helburu eta garapenak eskumenetan hestearekin lotzen dira zehazki izateko eskumenen alorrean

edo epai kritiko bat egiteko eskumenen alorrean sartzen dira

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

helburuak irakurriko dizkizut bizipen hezigarri bat sustatzea indarkeriak eragiten duen benetako sufrimenduaren bidegabekeria ikusi eta sentitzeko aukera emango duena

giza duintasuna goi mailako balio giza ulertzea eta horretaz jabetzea giza eskubideen edukia ezagutzea eta ikastea horien sakoneko zentzua ulertzeko elkarrekin hobeto bizitzen ikastea errespetua oinarrituta estos son

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kutxabankek euskal ekonomia erreala eta bertako ehun industriala bultzatzeko duen

euskal herriak finantza erakunde sendoak behar ditu jakina aspaldi behar zituen

finantza erakunde publikoak administrazio publikoek

enpleguaren aldeko ekimenak sustatzeko ekonomia erreala eta ekoizpen industria sarea zabaltzeko eta ikerkuntza garapen eta berrikuntzaren aldeko jarduerak sustatzeko

administrazio publikoak jaurlaritzak finantza erakunde publikorik gabe krisi ekonomikoari aurre egiteko lanabes garrantzitsua galtzen du eta zailago dauka askoz

politika soziala aurrerakoiak egitea gaude aurrezki kutxen bat egitetik erator zitekeela finantza erakunde sendoa politika sozial publikoak sustatzeko finantza erakundea alegia baina lehenik nafarroan interes

edo ustelkeria bestetik nafarroako aurrezki kutxa desagertzera eraman dute ondoren araban bizkaian eta gipuzkoan egindako aurrezki kutxen bat egitea antzera ere ez da izan egoerak behar zuen adinekoa prozesu honetan ere alderdien interesak

batez ere gailendu dira eta herritarren eta enpresa txikien beharrizanak bazterrean geratu dira

nahi dugu finantza erakundeak herri interesen ildoan jarriko dituen administrazio publikoa baina ez da horrela gertatzen ari joan den urtean kutxabankek euskaltelen akzioak saldu zituen osotasunaren ehuneko hogeia inguru akziodunen gehiengoa galduz

akziodunen gehiengoa galdu ere bide beretik procapital arrisku kapital elkargoaren kontrola galdu du berriz

akziodunen proportzioa ehuneko berrogeita zazpi koma laurogeita hamazazpitik ehuneko hamabostera jaitsita

aurrezki kutxen jabegoaren zati esanguratsuak saldu ditu eraikin enblematikoak tarteko puskaka zatika desegiten ari dira lehenengo aurrezki kutxak gure finantza erakundeak aurrezki kutxa izatetik

pribatizazioa gauzatzen ari da kutxabank ohiko banku komertziala bihurtzekotan dago banku

euren interesen eta bizi iraupenen alde dihardute eta hori sarri askotan ez dator bat herriaren ongizatearekin eta pertsonen

ikusi bestela sindikatuen esanetan adibidez nola kutxabankek urtebetean bederatziehun eta hirurogeita hamabi lanpostu

espainiako estatua aurrezki kutxen eta banku fundazioen lege berria egiten ari da lege horrek ekarriko du besteak beste aurrezki kutxen izaera juridiko berezidunak pribatizatzea eta ohiko banku

modu horretan finantza oligopolioz sustatzen da banketxe komertzialen sarea elkarren arteko lehian bai baina elkarren arteko interes komunak defendatzen dituena interes publiko orokorraren aurka

banku pribatuen lehiakide soziala deuseztatzen da eta baztertzen dira herritarren beharrizanak

tamainarena besteak beste bestelako banku pribatuei jartzen ez zaizkienak

kutxen gizarte ekintza desagerraraztea edozelan ere legeak lege hori da euskal herrian gertatzen ari dena

zeukan eragin ahalmena kutxabank ohiko banku pribatu

jakin nahi dugu lehendakari jauna jaurlaritzak zer egingo duen kutxabanken gizarte ekintza babesteko eta zabaltzeko jakin nahi dugu kutxabanken pribatizazioari aurre egingo ote dion jakin nahi dugu jaurlaritzak herritarren eta enpresa txikien interesak defendatuko ote dituen eta nola defendatuko dituen

herritarrek ez dute konfidantza handirik politikoarengan bistan da

astero enpresak ixten ari direnean langabezia eta pobrezia hazten ari dela

eskuak bete diru diru publiko noski esanez berak konponduko dituela arazoak enpresako zuzendaritzarekin adostu gabe

ukatzeko kasu horietan politikaria ona al da eta korporazioa gaiztoa

milioiak eskaintzea plaza publikoan hedabideen aurrean kinkilarien moduan hori ote da gure erakundeen duintasunari dagokiona

ikusi genuenean une horretan berriro ere erakunde publikoen porrota agerian geratu zen

egia esan ez daukagu herri ikuspegia duen herri erakunderik gure erakundeek ez daukate ahalmenik krisiari aurre egiteko

jaurlaritzak zorrotz defendatu beharko luke finantza erakundearen izaera publikoa besteak beste bere ahalmenaren maila horren baitakoa delako aurrezki kutxak ohiko banku bihurtzeak kutxak horrela

gobernuaren eskumenak higatzen dituelako ahultzen duelako

baina ez gara gauza gure baliabideak kudeatzeko

krisitik ateratzeko erabakimena izatea erabakimena

gizartearen ongizatearen oinarria birrintzen ari da hezkuntzan osasun alorrean babes sozialeko eremuetan eta baita ere finantza erakundeen

lehen indar gisa gure iritzia eta iradokizunak zintzo adieraztea eta ahal den neurrian

gure iritziz krisitik atera ahal izateko herri honek finantza erakunde sendoak

herri ikuspegia jorratzen duen finantza erakunde konprometitua behar dugu pairatzen ari garen finantza krisiak

egia da baina finantza erakundeak herritarren enpresen zerbitzuan egon beharrean ikusten ari gara administrazio publikoak jarri direla finantza erakundeen esanetara

zertarako nahi dugu kaudimen handiko eta likidotasun oparoko finantza erakundea gure ehun industriala desegiten bada zein da lehentasuna lehendakari jauna zuhurtzia baino ausardia

hau esanda ahalmena erakutsi duzue bbb ko diruzaina

buru izendatzeko bbk tik hona transferentzia hau ekarri nahi dizuet

nekez uzten du bere lurra zuhaitzak ez bada abaildu eta oholetan

bere sorterrian nekez uzten du sustraiak han dituenak bihotz

izaera sozialeko aurrezki kutxak dira kutxabanken sorburua

ez dezala utzi elkartasunaren eremua ez dezagun utzi kutxabanken izaera soziala abailtzen ez da hitz jokoa

jakina finantza erakundearen kontrola zuen esku dago bistan da

egiteko jakin nahi dugu zer eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

zure interpretazioari erantzuteko jaurlaritzak ere dauka finantza politika bat

neurri hartu nahi ditun finantza politikan

badauka neurtua mugatua mugatuak diren moduan baliabideak ez dago beste erarik denak daukagu

gure baliabideak mugatuta baina aipatu duzunean zure diskurtsoan kutxabanken papera

ganbara honek kutxabanken paperari buruz eztabaida bat egon zen uste dut martxoan izan zela eta han ganbarak erabaki bat hartu zuen euskadin jarduten duen finantza erakunde guztiei

sustapena bultzatzeko indartzeko eta areagotzeko bere hazkundea

ganbarak gai honetan hartu zuen azken erabaki bat uste dut martxoan izan zela eztabaida hori eta zuk parte zinela oker ez banabil

jaurlaritzaren finantza politikaren barruan guk gure baliabide mugatuekin elkarlanean jokatzen dugu

beste erakundeak dauden moduan elkarlanerako behar dugulako gure arteko politika bat egin beste biderik ez dago

eta zentzu horretan gogoratu kutxabanken papera aipatu duzulako finantza erakunde bat zure interpelazioan

gure erkidego autonomoaren barruan finantza depozitoen herena bi heren gainontzeko finantza erakundeetan eskuetan dago bi heren

eskuetan daude horrekin gogoratu nahi dizut

kontuan eduki behar dugula finantza politika bat egiteko sasoian zertaz hitz egiten gabiltza kutxabank hiru kutxetatik sortutako

jaurlaritzak ez dauka jabetasunik banku horretan

partehartzerik bere batzar orokorrean ez dauka partehartzerik ere bere administrazio kontseiluan beste aldetik aste honetan ikusi dugu ganbaran gure sektore publikoaren

estrategi bat ba erakunde guzti horien artean

partaidetatukoa ez zuzenean eta ez zeharkakoa hori

politikari moduan gogoetak egiten duzunean eta neurriak planteatzen duzunean

eta adostasun handi batekin sortu zen hori

eta zure esparru politikoan ere hain zuzen mahai nazionaleko pertsona inportante batzuk agertu ziren horren sinaduran

finantza arlotik kanpo geratu da kutxen papera geratu da gizarte politika jardutea banketxeen

irabazien banaketa egiten denean orduan hori da une honetan finantza

gobernalidade ingurutik nola daukagun gure esparruan

on batetik gauzak planteatzen jaurlaritzak finantza erakundeekin eta aipatu duzunetik kutxabank elkarlanean hainbat konpromiso dauka eta

adibidez zein arlotan lehenengo eta behin kutxabankekin elkarlanean gaude spri publikoan elkarlanean gaude ekarpen

enpresa sustatzeko baltzu bat sortu genuena instituzioek

da bertako kide nagusia erakunde inportantea gure ehun ekonomikoa sustatzeko

konpromisoa herri honekin elkarlanean hiru aldundiak jaurlaritza eta

konpromisoa logistika eta garraio arloan

kideak gara gasteizko garraio zentroan

garraio inguruan zer esanik ez etxebizitza arloan euskadiko etxebizitza eta lurreko

kutxabank ere etxebizitza

erakunde horretatik orubide lurren urbanizazioa berrantolaketa egiteko hor ere parte gara gipuzkoako parke teknologikoan hor daukazu adibide asko

hainbat esparruetan finantza erakundeekin kasu honetan kutxabank aipatu duzunetik kutxabankeri lotutako hainbat gauza

luzaron ere gaude kide nagusia bera da baina jaurlaritzak ere partaidetza inportantea dauka

banketxe garrantzitsuenak kutxabank buru dela baina jaurlaritza bertan dago bermatzen

inbertsio bankuaren aurrean finantza eragiketak egiten direnean guri esker jaurlaritzari esker gure finantza politikoari esker jasotzen dira baliabide batzuk gure erkidego autonomoan gure herriko enpresa txiki autonomo profesionalei laguntzeko kreditu txikiak mikrokredituak daudenak partekatutako kredituak

gainontzeko finantza erakundeak eta kutxabankek hain zuzen gure bermeekin

baliabide merkeagoak gure ehun ekonomikoari bideratzeko hori da egiten ari garen politika eta hainbat neurri zehatz azaldu ditut

ez dela zuzenean erakunde publiko bat eta bere

hiru kutxak adostasun handi batekin sortu zutenean kutxabank horrek suposatu izan du

ere gure ahalmenak kontrolatzeko

ikuskatzeko bere jarduna jarraitzeko ez daukagula orain

arloa orain ez da finantza arloan partehartzea baizik eta banku baten bidez egiten dute eta banku horren

espainiako bankuaren menpe dago hori da baliabidea botere publiko moduan guk ezin dugu gure eskumenen gainetik jokatu hor

garrantzitsua dela euskal erkidego autonomoan gure herrian egon daitela finantza erakunde eta finantza politika bat da badaukagu finantza politika

eta hainbat adibide ere sakontzeko gaian

etxebizitza arloko politikak sustatzeko maileguen merketze laguntzak ematen

enpresa txiki ertain profesional autonomoei ere bere

emandakoak baita zirkulanteari buruz

maileguak berritzeko eta epe motzeko maileguak epe ertainera eta epe luzera moldatzeko norekin

alde batetik banketxeekin baina kutxabank bertan sartuta dagoela eta

garrantzitsua jokatzen du eta beste erakunde finantziario batzuekin adibidez

finantza erakundeak dira hemen kokatuta herri honetatik sortutakoak jaurlaritza da kide da bertan berma baltzu horietan

beste alde batetik hainbat laguntza ematen direnak afi programaren bidez hau da inbertsioetarako ematen diren maileguak kutxabanken aldetik eta beste erakunde finantzieroen
gatzagaetxebarria jauna denbora amaitu zaizu isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente anderea lehendakaria

emandako lezioagatik kutxabank publikoa ez dela

baina besteak beste nik jakin nahiko nuke ea administrazio publikoarentzat finantza erakunde propioa izatea

aurrezki kutxaren garaitik kutxabank garai honetara jaurlaritzak aldundiek udalek galdu dute tresna bat lanabes bat

kutxabank izaera pribatuko banku komertziala eta galtzen ari da aurrezki kutxaren garaitik ondare eta galtzen ari da

oso zerrenda luzea nik ez dut zalantzarik guk ez dugu zalantzarik jaurlaritzak

duenik baina ez gatoz bat ez gatoz bat sustatzen ari direlako interes batzuk

geratzen den apurra kutxabanken baitan eta lehengoko aurrezki

hori defendatzea galdera izan da zer egin behar du jaurlaritzak hori defendatzeko eta zer egin behar du jaurlaritzak

izendatzeko galdera da jaurlaritzak ze kapazitatea du finantza erakunde

hori interes publikoen zerbitzuan jartzeko hori da galdera

zein mekanismoak zein neurriak hartuko dituen kutxabank egiten dituen

herri interesen araberakoa zer egin behar du aurrera begira kutxabank

herri ikuspegia izan dezala eta konpromisoak har ditzala herri honen garapenaren alde kutxabankek berak

jaurlaritza finantza erakunde hori ahalik eta gertuen jarrai dezala herri interesen arabera eta

saltzen ari ditu eraikinak eta lehen nik zerrendatu egin dut hau da saltzen ditu puskaka desegiten ari da garai batean aurrezki kutxetatik etorri zitzaiguna hori da galdera ez da zalantza jaurlaritzaren finantza politika zein den hor beste eztabaida bat da aparteko eztabaida eztabaida genezakeen

zer pentsatzen dugun ez dugun pentsatzen garraioen inguruan saizan eta etxebizitza

eta horri buruz izan da interpelazioa eta bigarren bueltan

segun zein nolako erantzuna jaso egiten dugun mozioa aurkeztuko dugu guk pentsatzen dugulako garai batean eta ez da sekretua euskal herriko banku publikoa

ahalik eta gehienak baina galtzen ari garela

pentsatzen dugu eta zer egin dezakegun horren arabera finantza erakunde horri dagokiona

bat gure eskumenak hobeto defendatzeko publikotasuna

defendatu egin behar dela eta agian hasi beharko genuke pentsatzen ea atzera pausua egitea komeni ote den alegia

lehengo aurrezki kutxekin hobeto ote geunden gure eskumenak eta

gizartea defendatzeko hori da gure zalantza eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko isasi jauna zuk aitortu duzu kutxabank ez da erakunde publikoa garrantzitsua zuk aitortu duzu hemen hemendik

argudio horrekin ados bagaude beste ibilbide batzuk edo beste irtenbide batzuk edo beste gogoeta batzuk egin ahal dezakegu

garrantzitsua da jakitea kutxabankekin euskal instituzioak jaurlaritzak hain zuzen garrantzitsua da elkarlanean jarraitzea bai oso garrantzitsua da aipatu dizut zenbat arloetan

eta arlo garrantzitsuetan orain dela gutxi ere finantza eragiketa garrantzitsu bat egin digu jaurlaritzak bere finantza politikotik uztartzen

bien artean herri honen atxikimendu handia daukagulako guk gure finantza politika propioa daukagu jaurlaritza moduan baina zuk dakizun moduan

finantza legediaren barruan kutxabank derrigortuta topatzen da

banketxeen sistema orokorraren kontuen kudeaketa berriaren arabera oinarrizko arauen arabera bere kapitaleko izaera indartu behar du bi europar batasuneko

erakundeen ostean estatuak sinatu duen

horrek ere sortzen ditu betebeharbatzuk finantza erakundeen gain

estatuak birkapitalizatzeko hiru lege dekretu onartu ditu

horrek suposatzen du bere ahalmenak finantza politika egiteko sasoian aldatu egin direla

mugak gure finantza egonkortasuna eta gure gobernantza ekonomikoa kudeatzeko finantza gobernantza ere isasi jauna eta zuk badakizu hori osorik aldatu da

gure konpromisoa eta finantza politika ikuspuntutik ere gure apaltasunean

baliabideak mugatuak direlako indarrean daukagu euskal finantza erakunde bat

baina tresna bat da biziberritzeko eta gure finantza merkatuan baliabideak emateko eta ipintzeko gure ehun ekonomikoaren alde

elkarlanean finantza erakundeekin eta

egin dugu orain dela gutxi akordio bat gure industri guneko

inbertsioak egiteko ahalmena emanez eta hortik ari gara jokatzen

esparrua aldatu denetik gure ahalmenak kutxabank banku moduan gainbegiratzeko kontrolatzeko ikuskatzeko ez daukagula hori espainiako bankuaren menpe dago eta zentzu horretan nik aipatu nahi nizun ere

gogoratuko dizut programa berezi batzuk eta elkarlanean gaudela inbertsioak egiten direnean kutxabanken eta beste erakunde finantzieroen baliabideekin jaurlaritzak baliabide

bermatzen du eta horrek suposatzen du ere ez dakizu zelako finantza

hor gertatzen diren zorpetzeak azkenean jaurlaritzak hartzen du dago ba gure ehun ekonomikoa bermatu eta

hori da partekatu gure finantza politiko zuzena gainontzeko erakundeekin eta hor kutxabanken papera inportantea da baina neurtu behar duzu ere kutxabankek daukan indarra gure finantza

biztanlegoaren aurrezkien eta deposituen herena bakarrik

partekatu elkarlanean eta gure herriaren

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ekintza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

larrialdietarako laguntzak garrantzitsuak eta beharrezkoak direla eta inolako zalantzarik gabe horiei ekin behar zaiela ahaztu gabe epe ertain eta luzeko egitura ekintza da garrantzitsuena ekintza horiek

eta bizimailara hondamendiak eta krisialdi humanitarioak bigarren mailara igarotzen dira epe ez oso luzean horien ondorioak ordea

erantzun egokiak ematen ez baditu guztiz ahaztuta bada ere orain gizadiak bizi dituen hondamendi eta krisialdi humanitarioen kopurua handiegia da gure kontzientziak

garapenerako euskal lankidetzak egitura laguntza izatea du xede

egitekoaren ikuspegi deszentralizatutik eta larrialdietan laguntzeko aukera alde batera utzi gabe horrek epe ertaineko eta epe luzeko lankidetza dakar beti hau da euskal lankidetzaren eredua hau da jaurlaritzak proposatzen duen jarrera

eskerri asko lehendakari jauna unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina trebiñuri buruzko legebiltzar ekimenaren gainean barrio jauna

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio

lehendakariari egina justizia eta gizarte ekintzarekiko

eskerri asko sánchez andereak erantzuteko lehendakaria dauka hitza

eskerrik asko legebiltzairburu andereak señora

eskerri asko eskerri asko lehendakari jaunak

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina toki administrazioaren arrazionalizazio

iraunkortasunerako legearen inguruan maeztu jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on
guztioi egun on lehendakari eta sailburuak aurtengo

hirurogeita hamabost legebiltzarkidetik hirurogeita hiruk estatuko gobernuari eskatu genion tokiko administrazioa

erretiratzeko eraso hirukoitza dauka lege proiektu horrek alde batetik

toki autonomiaren printzipioaren kontra suposatzen duen esku hartze larria dela eta

hainbat zerbitzu publikoen pribatizazioa ahalbideratzen duelako kostu estandarren irizpide maltzurra erabiltzen duelako eta hirugarrenik ere

zelako eta zelako diot azken hilabeteetan jakin izan dugu madrilen euzko alderdi jeltzaleak pprekin

hain zuzen ere berezitasun forala errespetatzea guretzako hau ez da nahikoa

eraso hirukoitza horiei aurre egiteko urrats bat izan daiteke azalpenak itxaroten ari gara jakiteko zein da horren oihartzuna baina

eraso hirukoitz horri aurre egiteko beraz gure galdera oso zehatza da zer egin behar da eusko jaurlaritzak

onartzen baldin bada gure tokiko erakundeak errespetatzeko eta gure herritarrek jasotzen dituzten zerbitzu publikoak babesteko

eskerrikasko maeztu jauna lehendakaria dauka erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu jauna eusko jaurlaritzak toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunaren legea aurreproiektuari buruzko txosten bat egin zuen txosten hori hiru foru aldundietan eta eudelen txostenekin batera

txosten horretan jasotakoaren arabera aurreproiektu osoa berriz aztertzeko eskatzen da toki autonomiaren printzipioan esku hartzen duelako aurreproiektuak gure jarrera da

datorren erakunde eta finantza sistemaren berezitasuna gorde behar dela

eusko jaurlaritzak bere txostenean jasotako jarrera negoziatu egin du euzko alderdi jeltzaleak diputatuen kongresuan bai eta esan dezaket ez

esan egin duzun bezala esan dezaket negoziazioa oraindik itxi gabe badago ere emaitza neurri batean egokia dela indarrean

gure eredua defendatuz eta zehatzago indarrean jarrai dezaten toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen bigarren xedapen gehigarrian jasotako salbuespenak eta ekonomian zein finantzetan dugun gure berezitasuna eskerrik asko

ez lehendakari jauna negoziazino hori behin betiko itxi den ala ez

agertzen delako eta akordio bezala aurkezten delako eta ez akordio zirriborro

baina argi eta garbi geratzen da izenburua zeren inguruan da foraltasunaren

eta guretzako hori kontutan izanik zer nolako gehiengoa lortu zen ganbara honetan txikira jokatzea da eta ez foraltasuna

ez horregatik baizik eta lehenengo eta behin guretzako

eta murritza geratzen da hemen defenditzea orain dela hogeita hamabost urte konstituzio batean jasota dagoena hori jasota dago

hori da hemen aldarrikatu behar duguna orain dela hogeita hamabost urte onartuta dagoela garaipen bezala lorpen bezala saldu behar dugu

estatus politiko berriaren barruan egingo dugun negoziazioa onartuta dagoena berreztea ez hori ez da garaipen bat hori ez da lorpen bat hori jasota dago konstituzio horretan baina bigarren

akordio honetan toki autonomiaren murrizketa onartzen delako alde batetik

eta zerbitzu publikoen koste estandarren irizpide hori onartzen delako akordio honetan

izan beharrean josé luis bilbao izan daiteke ezarriko duena

eraginkorra baina hori jarraitzen du izaten tokiko autonomiaren murrizketa bat horregatik esaten dugu txikira jokatu duzuela hirurogeita hiru legebiltzarkideren adostasunekin erretiratzea genuen noiz lortzen dira horrelako adostasunak ganbera honetan hori da eskatu behar dena eusko jaurlaritzari tokiko administrazinoaren erreformaren lege

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

maeztu jauna akordioa aipatu egiten duzu eta akordioaren zehaztasunak oraindik badakizu negoziatzen ari direla senatuan gaur egunean zuk adierazitakoaren arabera lege horrekin udalen eskumenak murriztu eta udalen finantziazioa gutxitu egin da edo egiten da proiektu honek aurreko aurreproiektuak ere ez zioten inolako eraginik ekarri euskal toki erakundeen finantziazio sistemari

zerbitzu publikoak ez dira desagertuko legeak ez du pribatizaziorik behartzen gure erakundeak mantenduko dute erabaki horiek erabakitzeko eskumena

legean onartutako puntua eta bien bitartean zer utzidazu maeztu jauna bien bitartean ibilbiderik gabeko

zure taldeak eta gureak bestela madrilgo senatuan negoziatzen jarraitzen ari duen bitartean espero dezagun zuk hemen aldarrikatutako gauza batzuk

eh bildu taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina doako laguntza juridikoari buruzko ehun eta hamar barra bi mila hamabi dekretua aldatzeari buruz arzuga jauna
zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on

bi mila hamalaueko aurrekontu proiektuaren memorian justizia sailburu ordetza taldean irakurtzen dugu bi mila hamalauean

hemezortziko ehun eta hamar barra bi mila hamabi dekretua aldatuko da auzitan jarduteko baliabide ekonomikorik ez duten herritarrei zerbitzu eta arreta hobeagoa

aldera eztabaida askotan eman dugu etxe honetan zeintzuk diren gakoak horren bitartez konpondu beharko zirenak lehenik eta behin abokatuak bere bezeroa lehenengo aldiz asistitzen duenean egin behar diona da hain zuzen ere asistentzia

fiskal batera bigarrenez orientazio juridikoaren zerbitzuaren

leundu arindu behar da euren erabakiak automatikoki azken finean hartzeko erabakiak eta hirugarrenera noa horrekin erabakiak doako justiziaren batzordeek

dituztelako administraziopeko organoak direlako

eta eurek ere bermatu beharko dute nolabait caso fallido delako horiek

direla laugarren eta ez garrantzi gutxiagokoa abokatuek egiten duten lanengatik ordainsaria jaso beharko dute eta horretarako funts bat

hauek zirela lau gakoak lau arazoak eta legebiltzar honetan borondate oneko adierazpen bat egin zen zure sailak hori konpondu

arau euskarri bat eduki behar zuela horrelako mandatu bat bide arautzaileari ekin behar zitzaion hau ziurtatzeko

dekretuak egitea edo aldatzea lan nekeza zelako prozesu luzea zelako konplikatua omen zelako baina orain ematen du hala egingo duzuela bejondeigula

genuena orduan galdetu nahi dizut aldaketa hau

lau gako horiek lau arazo horiei erantzuna emango zaizkion eta

egingo den dekretu honen aldaketa eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jaunak dauka hitza

bai gobernu honek dekretuaren eraldaketari ekiteko asmoa dauka eta lau helburu dauzka horretarako esku artean lehenbizikoa

bigarrenez tramiteak sinplifikatzea hari berdinetik hirugarrenez eta garrantzitsua baita ere estatuak

doaneko justiziari buruzko eraldaketari egokitzea eraldaketa horren zati bat eginda dago beste bat oraindik egin gabe baina

duzuenez baita ere eta laugarrenez oraindik oraintsu

justizia auzitegi nagusiak eman duen epaiari erantzutea

jakin badakizunez seguruenik abokatuen kolegioek errekurtsoa planteatu zuten dekretuaren aurka

oraintsu eta epai horri erantzun beharra dago baita ere helburuak horiek dira eta helburuak kudeatuko dira beti kolegioekin batera eta elkarlanean

lanean gabiltzan modu berdin berdinean eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

bai ezagutzen ditut jarritako errekurtsoak eta ezagutzen dut baita ere emandako erantzunak

jokoan fondoa bera ulertzen dut

fondora joko duzuela edukizko aldaketak egingo dituzuela eta horrek edukiko duela esaten dudan moduan arau itxura arau forma ez horretarako galdetzen dizut ia horretarako

egingo duzun ea euren iritzia kontutan hartuko duzun baina baita ere galdetu nahiko nizuke gai hau

bastante interbentzio gainera eskatu duen gai bat izanik zergatik honen kontua ematea aurrekontuen

kamuflatuta eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna eta erantzuteko erkorekak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu

aurrekontuen memoria bat ezkutuko dokumentu bat denik erabat publikoa argitara emango dena eta legebiltzar honetan eztabaidatu izan dena publikotasun gehiagorik nekez eman daiteke beno hemen dakizunez

eta gai faktikoak beste alde batetik

egia da epaia eman duela justizia auzitegi nagusiak eta errekurtsoa forma arrazoietan oinarritzen zela batik bat baina batik bat ez du esan nahi

antolakuntzari buruzko eskumenak kolegioek beraiek daukaten barne antolakuntzari buruzko eskumena

kasazio errekurtsoa aurkezteko aukera daukate beraz horri itxaron beharra izango da gutxienez bigarrenez estatuak dakizunez gai honi buruzko

goitik eta beherako aldaketa bat bultzatzeko asmoa dauka aspalditik iragarritakoa

otsailaren hogeita biko errege dekretu lege baten bitartez egin zen bigarrena oraindik iragarrita dago

baina ez diote horren tramitazioari ekin ikusi beharko da benetan lege horretara egokitu beharra izango dugunez komeni den

egokitzapen hori nahitaezkoa izango bada baina bien bitartean

hainbat urrats eman izan dugu dekretu honen aplikazioan modurik eta biderik erosoenak eta arrazoizkoenak nagusitzeko esate baterako

interkonexioa lortu dugu ogasunen eta

sinplifikatzen ari gara eta fallidoen perimetroa murriztu dugu kolegioekin batera

dekretu bidez maila juridikoan jokatu aurretik ere maila faktikoan aurrerapauso garrantzitsuak eta nabarmenak ematen ari gara kolegioekin batera
arlo honetako gestioa ahalik eta erosoena eta bideragarriena izan dadin eskerrik asko eskerrik asko

jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

bi mila hamairuko irailaren hamaseiko akordioan gizarte ekonomia ez aipatzeari buruz barrio jauna